ezinbestekoa da egonkortasuna bermatzen dituzten neurriak bideratzea beti ere

helburua beraz osasun finantziaziorako sistema egonkorra lortzea eta

eskerrik asko garrido andrea jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak

gure taldearen iritziz hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legeak

espainiako gobernuak osasun sisteman eta guk ez dugu bat egiten murrizketa horiekin hasteko errege dekretu lege horrek

aldaketa horiek egiterakoan ez dira kontuan hartu baina euskal autonomia erkidegoaren berezko eskumenak eta eskumenak hustu ere egiten ditu errege dekretu legea izapidetzerakoan

ez kongresuko beste taldeekin ezta beste autonomia erkidetako ordezkariekin beldur gara aldaketaren helburuan ez ote den osasun sistema berriro zentralizatzea eta uniformizatzea

ez da errespetatu aldebikotasun printzipioa euskadik ez du sortu espainian estatuak daukan osasun arloko zor jasanezina

ez gara euskaldunak euskadin osasun eskumena ondo kudeatu da

horri esker bizitza kalitatea hobetu da eta ongi izatea handitu gainera hori guztia eredu iraunkorra eraikitzen gai izan garen bitartean eta horrela izaten jarraitzea nahi dugu

kalte egiten diote euskal osasun sistema ereduari gure eredua

ekitatea kalitatea eta herritarren parte hartzea errege dekretu legearekin berriz

pasatzen da gizarte segurantzari lotutako eredua izatera hau da herritarrek

osasun asistentzia edukitzeko hori gure ustez atzera pauso handia da

euskadin aitzindariak izan ginen sistema unibertsal eta doakoa garatzen eta horrela izaten jarraitu nahi dugu dekretuan gainera

besteak beste atzerritarrak edo hogeita sei urte bete eta kotizatu ez dutenak erroldatzea dagoeneko ez da nahikoa

eta horrek arriskuak sor dezake talde horiek sistematik kanpo uzten baitira osasun publikoarentzako arriskutsua izan daiteke urgentzia zerbitzuak kolapsatu daitezke

gaixoak artatu ala ez artatu bestalde

delakoa berregituratzen du errege dekretu legeak bertan

eta bestea da autonomia erkidegoen zerbitzu osagarrien zorroa halaber sailkatu egiten du

oinarrizkoa adibidez prestazio sanitarioko mediku arretarako mediku arreta da eta oraingoz ez dago ordainketarik egin beharrik aldiz oinarrizkoa ez den guztiak ordainketa behar du

zorro gehigarri horretan edo sartzen ditu besteak beste farmazia prestazioa ortoprotesi prestazioa

ondorioz gure taldeak esan nahi du argudiatzen ditugula errege dekretu legeak ezarritako aldaketak botiken ordainketaren inguruan aldez aurretik

aurretik ere egon da denok ordaindu behar izan ditugu

errezetatutako botikak erostera joan izan garenean oraingoan aldiz errege dekretu lege berriak prestazioa eskuratzeko baldintzak eta ordaindu beharreko portzentaiak aldatu egiten ditu

ikuspuntutik ez da justua ez da bidezkoa ez diola egiten gehien duenari baizik eta gaixoen dagoenari bereziki gaixo kronikoei ordainketa aldatzea gainera ez da osasun sistemak dituen

proportzionaltasuna ere aipatu izan da errege dekretuan baina hori ez da benetakoa izan ere klase ertainek jasan beharko dute eraginik handiena

eta igoera hori lineala da erabat horregatik guztiagatik

eusko jaurlaritzari eskatu genion osasun arloan gure eskumen esparrua defendatzen jarraitzeko

euskal osasun eredu publiko eta iraunkorra sendotzeko ekimenak bultzatzeko

eta hain zuzen ere hori guztia errege dekretu legeak ezarri nahi dituen aldaketa horiek aplikatu beharrik ez izateko baina horrez gain uste dugu gerta daitekeela jaurlaritzak ezinbestean botiken koordainketa aplikatu beharra izatea horregatik komenigarri deritzogu koordainketaren eraginpeko giza taldeengan zein ondorio ekonomiko dituen jakiteko

horrela zehaztu ahal izateko zeintzuk diren egindako kalte horiek zuzentzeko aukera egokienak agerikoa da lehendakariak eta sailburuak behin eta berriro koordainketaren aurkako jarrera azaldu dute madrilen ere bai

kontrako jarrera azaldu zuen errege dekretu legearen eztabaidan

derrigortu egiten du euskal autonomia erkidegoa ordainketa ezartzera ez du beste aukerarik uzten baina

sailburuak berak horrela adierazi du ezinbestekoa da

nola zenbateko diru kopurua suposatzen duen eta abar kontuan izan behar dugu ere bai errege dekretu legeak egoera ahulen dauden talde asko salbuesten dituela ordainketatik besteak beste

desgaituak gizarte integraziorako errentadunak kontribuzio gabeko errentak

edo lan istripuak eta lan gaixotasunak pairatu dituztenak beraz ez da baztertzen

aukera bat izan daiteke konpentsazio funtsa sortzea baina horretarako jakin beharko da zenbatekoa norentzako

gizarte zerbitzuak ere eskuartu beharko lukete baina

funtsa sortzea eta diru kopurua bideratzea aurretik inongo azterlan edo estimaziorik egin gabe gainera

horrela ezartzen baitu errege dekretu legeak ortoprotesia

baliteke konstituzio auzitegiak berriro ere ordainketa horiek ezartzera behartzea epe laburrera orduan funtsak prestazio horiek ere aintzat hartu beharko lituzke zenbat izango zen hori hori dena

beraz guk ezin dugu onartu gure eskumenetan esku hartzea

gure autogobernua eta elebikotasun printzipioa errespetatzea eskatzen dugu

esan nahi dut ez dugula bat egingo erdibideko zuzenketarekin

erantzuteko txanda euskal sozialisten ordezkaria den

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal anderea jarrian eh bildu taldearen ordezkariak ubera andereak du hitza gaurkoan ere

gastuan jartzen dugula eta ez pertsonetan gaurkoan guk bilatzen genuen konpromezu bat

eraginkor bat eta tresnak jarri ditugu horretarako mahi gainean aukera desberdina noski aztertu beharko direla

zenbat jenderi hori egiten duen zenbat diru suposatzen duen noski baietz

gaurkoan zen konpromezu bat gobernuaren aldetik jarraipena ez egiteko aitzaki bezala aitzakiatzat hartuta espainiako gobernuak egiten dituen murrizketak bere bidea jarraitzeko eta ez zait garbi geratu aukera eman dizuegu konpromezu tinko bat hartzeko eta berriro berdina

bete behar da legea bete behar da legeak guk egiten ditugu eta legeak borondate politikoaren arabera egiten dira

babesten lege horiek zertarako dira ez ez zertarako dira

osasun arreta jasotzeko botikak jasotzeko baina dirurik ez daukanak nork bermatuko dio nork bermatuko dio

administrazio publikoaren sistema publikoaren ardura hainbeste aldarrikatzen duzuen erantzukizun hori gurea dela eta gure erantzukizuna dela pertsona guztiei

bermatzea eta hori da ez dena gertatzen eta goaz zuk aipatu duzu bezala orbegozo jauna

eta gure sistema geneukan ustezko kalitate hori integraltasun hori galtzeko bidean zeren

badirudi sistema publiko hori pribatizatu egin nahi dela hori da

arazorik adibidez abiadura handiko tren bat edo beste azpiegitura bat

eta kontzertu ekonomikoan negoziatzeko beste hainbat kontutan zergatik ez dugu negoziatzen gai hau

kupoaren bidez eta orain kontzertu ekonomikoan zabaldu behar den bide horretan zergatik ez dugu hartzen

benetan aurre egiteko badaude

ez dira ilegalak zeren eta gipuzkoan egiten ari da eta ez da ezer gertatu gipuzkoan madril ezartzen ari den dependentzia legeko murrizketek aurre egiten ari da denok dakigu aurrekontuetan ere kredituak zabaltzeko aukera ematen dituztela hor aukera asko ditugu eta denak legearen barruan eta araudiaren

eta hemen eusko jaurlaritza etengabe ari dena da pelota

legea beteko dugu goazen gure legea egitera eta bermatzera

goazen osasun arloko eskuduntza guztiak eskatzera eta horretarako lan egitera baina ezin duguna egin da herritarrei indefentsioan

ari garena begira mediku talde batek esaten zuen eta mediku talde horiek ez dira

madriletik ezartzen ari den osasun sistemarekin gaixoak kronifikatze

eta osasun sistema garestitzen ari gara garestitzen ari gara

klientela badago eta egiten duguna da negozioan jarri mahi gainean hori erantzukizun publikotik guk

guk nahi dugu osasun sistema publiko bat doakoa integrala eta kalitatezkoa eta aipatzen da badirudi orain arte doakotasuna eduki digula eta orain kopagoarekin

lehen ere ez eta erreforma honekin atzera goaz aurrera joan beharrean atzera orduan bi aukera ditugu

aurre egitea eta tresnak bilatu horretarako eraginkortasunez hainbeste gustatzen zaigun jasangarritasun horren izenean

eta ez pertsona goazen aurre egitera gaur aukerak eman ditugu eta gure asmoa eta

aukera horiek aztertzeko eta aurrera egiteko baina ez duena balio da azterketak aitzaki bezala erabiltzea aurre ez egiteko

izan gaitezen zintzoak eta garbi jokatu dezagun

pertsonak dira estrategikoak edo azpiegiturak dira estrategikoak

ulertzen ez dakigula legeak non egiten diren dakiguna da legeak pertsonen interesak babesteko izan behar direla eta ez baldin badituzte pertsonen interesak babesten

gaudela hemen hori bai bitartean

eta hainbat eta hainbat pertsona egoera kaxkarrean hori bai dirua daukanak hartuko du txeke bat eta joango da osasun

jarraian mixtoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza ez du hitza hartzen euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza garrido andrea

por ese camino nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea amaitzeko eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eta inon ez da hartu neure zuzentzailerik andalusian bertan

pse desmarkatu nahi da psoetik orduan gobernatzen duen lekuetan koordainketa aplikatzen du ere bai krisi ekonomiko egoera larrian gaude une honetan arduragabekeria da bete ezin diren

guk segurtasun juridikoaren printzipioa errespetatzea eskatzen dugu

izan ere zer gertatuko da estatuak funts hori sortzea errekurritu edo konpentzatutako kopuruak itzultzeko eskatzen badu

zer gertatuko da konstituzioa auzitegiak esaten badu koordainketa saietako amarrua besterik ez dela eta funtsa baliogabetzen badu nola konpondu hori gero

ez da gure estiloa y tu más elkarri mokoka ibiltzea egunak joan eta egunak etorri aipatu duzu legea betetzea aitzakia dela

legea betetzen dugula zuen taldeak ere

zu gipuzkoarra zara ez naiz hasiko banan bana esaten zenbat udaletxeetan jarri behar izan dituzuen espainiar banderak zuen gogoz kontra ez denik izan kupotik konpentsatutako kopuruak esaten diguzue guri eskatzen diguzue egiteko zuek ez duzuena egiten

akaso gipuzkoako aldundiak dependentziaren funtsa konpentsatutako kopuruak deskontatuko al ditu

kupoa ordaintzeko egiten duen aportaziotik ideietik ideiera egingo du

zuek behin eta berriz men egiten diozuen bitartean ez dugu bat egiten deklarazio erretoriko hutsalekin

roncal andreak esan du kupoaren deskontua egiten dela ykoaren kasuan hori da adostuta dagoelako aldez aurretik

puntuz puntu bozkatzea eskerrik asko orbegozo jauna

lehenik puntuz puntuz bozkatzeko aukerarik badago ez bale

ondorioz bozkatuko dugu lehen bozkatuko duguna da euskal sozialistak

lortu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz erori egiten da jarraian bozkatuko dugu

aurkeztu dituen zuzenketak bozkatu dezakegu

bai bat ez berrogeita zazpi abstentzioak hogeita zazpi ez denez atera pasako gara eusko talde popularrak aurkeztu duen zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamar ez hirurogeita bost hau ere ez da onartu jarraian

aurkeztu dituen lehen emendakina alderdi sozialistari aurkeztu dion lehen emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bederatzi

biak desberdinak dira ondorioz lehenengo bozkatuko dugu alderdi sozialistari

eta ondoren eh bildu ekimenari ezarri dion emendakina bai

berdin da

ondorioz euzko abertzaleak alderdi sozialistari ezarri dion emendakina

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez berrogeita zortzi ez da onartzen jarraian bozkatuko dugu eta azkenik

eh bilduk jarri duen ekimenari jarri dion emendakina bozkatu dezakegu

ez berrogeita zortzi ondorioz bertan behera gelditu da erdibideko emendakin hau jarraian gai zerrendako laugarren puntua

egindako legez besteko proposamena doako justiziaren gaineko dekretuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andreak du hitza

eskerrik asko gallastegi anderea jarraian eusko abertzaleak taldearen

presidente andrea eta egun on guztioi izenburu bat jarri beharko bagenio doako justiziaren dekretuarekin gertatukoari

jarriko nioke suposatzen dudanaren dekretuaren

izan duzuenok agian nahiago nahi izango zenutela crónica de una muerte anunciada baina ez naiz ni izango muturrera joango dena

jarrera muturreko jarrera horrek on baino kalte gehiago ekarriko lukeelako agerikoa da baita ere historia honetako protagonista garrantzitsuenetariko bat aldatu egin dela

horrek ekarriko du historia honek bukaera zoriontsua izatea izan ere herri administrazio eta justizia departamendu berria daukagu

sailburuak aitortu du eta berba eman du dekretu berriarekin sortu diren arazoei aurre egin eta konponbideak aztertu

jarraian zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mixt ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak du hitza

legebiltzarkideok eguerdi on gaurko eztabaida

beste eztabaida batekin tasa judizialen legearen gaiarekin

eskubidea biek zerikusia dute justiziara heltzeko baliabide ekonomikoen eskasiarekin biek eragin dute abokatuen sektorearen gainean biek dute zerikusi politikoa

tasa judizialen legearen kontra ppk aurkezten du berea kontraeraso moduan pseren doako justiziaren dekretuaren kontra abokatuen sektorean sortarazi duen

jabeturik biek ala biek erabiltzen dute

euren interes partidistekin legitimoa litzateke ez balitz honen oinarrian eskubideak badaudela aforismo batek esaten du justizia sugea bezalakoa dela haginka egiten dio

hizpide horixe da gure gaurko egitekoa nola lortu justizia eraginkorra azkarra eskuragarri izatea baita ere

gaur egun indarrean dagoen dekretuak ehun eta hamar barra bi mila hamabi

du aurretik zegoen dekretuak funtzionatzen zuen baina aldatu nahi izan da

berrikuntza batzuk sartzeko mediatikoki marketing gisa saldu zitzaigun honen bitartez ofiziozko

aukeraketa libre izango zela hala eta guztiz ere hau ez da

arloko kasu konkretu batzuetarako saldu zitzaigun honen bitartez egitura eraginkor bat sortuko zela kudeaketa erraztuko zuena ez da hori ere lortu

a la justicia eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna jarraian erantzuteko txandan euskal talde popularreko ordezkaria den

eskerrik asko llanos andrea jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

gracias eskerrik asko gallastegui andrea jarraian eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak du hitza

presidente andrea zure baimenarekin jesarlekutik lehenengo eta behin llanos andreari eskerrak ematea adostasunetara heltzeko azaldu duzun borondateagatik gallastegui andreari

azkenean esan duzunarekin gelditu egiten gara hau da zuen

arazoak edo disfuntzioak konpontzea zentzu horretan bat egiten dugu eta hori da puntu horretan adostasuna daukagu eskerrak ematen dizkizuet zuei ere bai zuen abstentzioagatik ulertzen dudalako

eta bilduko ordezkariari arzuaga jaunari esatea gure ustez proposatzen duzuen

gaur egun indarrean dagoen dekretua indargabetzea eta

prozesu hori ez da automatikoa

bere iritzia eman behar du eta horrek gutxienez sei zortzi hilabeteko

gure ustez zailtasunak sortuko lituzke zuek planteatzen duzuen beste konponbide

demostratuko du gobernuak eta kasu honetan erkoreka sailburuak emandako berba bete egiten dutela eta gainera ganbara honek ezarri dien mandatua edo agindua

sortu diren arazoei konponbidea bilatuz eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak du hitza bai eskerrik asko

ulertzekoa zen azken finean egindako lan bat defenditu egin behar zutelako nahiz eta

harritzen gaitu hala ere eajren jarrera azkenean konpromezurik hartu nahi ez izatea nahiz eta abokatu eskatzen dieten

epeltasuna adierazten du dekretu bat kritikatu

dekretu hori derogatzeko eta beste bat bere ordez jartzeko abokatuek eskatzen duten antzera hauek helduleku bat behar dutelako orain gatazka

irtenbide bat bilatzeko eta pentsatzen dugu erdibideko zuzenketa horretan ez dela helduleku hori eskaintzen

arzuaga jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi hogeita hemezortzi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da orain